gai zerrendako lehenengo puntua ekonomiaren garapen eta azpiegitura batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko portuen eta itsas garraioaren lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpenaren alde edo kontra ba euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza damborenea jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi guk labur laburrean gaur zoriontzeko daukagu lege berri bat aurrera botako dugu behar genuen lege bat beharrezkoa zen lege bat eta gainera lege bat

zirenean eztabaida horretan ezarri genuen portuak kudeatu behar dituen erakundea izaera publikoa izan behar duela

eraginak ekiditeko portuak egokitu behar zirela eta harreman instituzionalak sendoak eta zintzoak edukitzeko

udal kontseiluak eraberritu egin behar zirela baina zoritzarrez ez da posible izan eta jarraitzen dugu pentsatzen euskadik portu behar duela eta lege hori hobetzeko asmoz hogeita hamairu zuzenketa aurkeztu genituen baina ez da posible izan eta gobernuak ez ditu gehienak onartu zazpi besterik ez ditu onartu zazpi horien artean hiru dira ingurumenari buruzko legedia hobeto aplikatzeko eta beste hiru klima aldaketak ekarriko dituen eraginak

zoriontzeko modukoa da klima aldaketarekin lortu duguna baina zoritzarrez beste atal nagusietan ez dugu aurrerapenik ikusi eta ezin dugu lege honen alde bozkatu

guk zuzenketak aurkeztu genituen lehenengoa izan zen kirol portuak kudeatuko dituen erakundea euskadiko kirol portua pentsatzen dugu izaera publikoa izan behar duela pribatua izan ordez eta zergatik

langileak kontratatzeko orduan garrantzitsua da baina batez ere kontratazioak eta adjudikazioak egiteko momentuan

batez ere kirol portuetan harreman instituzionalak ere garrantzitsuak dira esparru egokia izan behar da harreman horiek sendoak zintzoak eta elkarlana bultzatzeko modukoak eta elkarlan hori ezinezkoa izango da portuko udal kontseiluen gaurko egiturarekin

egon behar dira baina parekotasunez gobernuarekin eta erabakiak

horri zuzenduta zegoen gure bigarren emendakina gure bigarren zuzenketa zoritzarrez ez dugu aurrera eraman izateko kapazak

erdigunean daude eta portuak gune publikoak dira eta portu horren inguruan

erabakiak ezin dira inposatu eta bai adostu behar direla eta horretarako portuko udal kontseiluak garrantzitsuak dira garrantzitsua da baita ere

artikuluak legean eta horri zuzenduta beste bi emendakin aurkeztu genituen bata hamaika zenbakiko zuzenketa zen

koordinazio lanak egin ditzala bai lan osasuna eta segurtasuna bermatzeko baita ere istripuak ekiditeko edo murrizteko eta hemen gogoarazi behar dut bilboko portuan aurten

orduan kontu garrantzitsua da lan segurtasunean koordinazio lanak egitea

ez dute emendakin hori onartu eta garrantzitsua da baita ere zamak mugitzen direnean langileen papera murriztea

berrogeita hamairu artikuluan lege honen artikulu horretan ezartzen dela

dela ardura nagusia arau hausteetan gertatzen direnean langileak izango dira egileak eta hori ez da batere

zilegi ez da batere bidezko izango eta bukatzeko aipatu behar dut gardentasun

portuen kudeaketan gardentasun falta dela eta hori zuzentzeko bi emendakin gehiago aurkeztu genituen eta gaur ekartzen ditugu bozkatzera lehenengoa da portuko zerbitzuak sailkatzeko bi multzotan alde batetik zerbitzu orokorrak eta beste batetik ustiapen zerbitzuak zergatik zerbitzu orokorrak publikoak izan behar dira

nahitaez eta besteetan kontratazio pribatua izan daiteke baina hori ondo sailkatu behar da

dena ez nahasteko ekartzen

bigarren zuzenketa da euskadiko portuetara ekartzen den arrantzari buruzkoa orain kamioien bidez ekartzen da arrantza eta ez bakarrik itsasontzietan eta gure ustez portuetan lehentasuna izan behar da lehorreratutako

eta ez kamioen bidez ekarritakoarentzat laburbilduz

instituzioen arteko elkarlan zintzoa langileen segurtasuna eta kudeaketaren gardentasuna behar dira lege honetan emendakinak egin ditugu horretarako eta zoritxarrez ezin izan dugu aurrera eraman baina bultzatzeko asmoz ekartzen ditugu gaur bozkatzera

besterik ez eskerrik asko becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria otamendi anderea

portuen eta itsas garraioaren lege proiektu hau lehen aldiz aurkeztu zitzaigunetik behin eta berriz esan dugun bezala behar beharrezkotzat jotzen dugu gure portuak erregulatuko dituen lege bat hori da eta hainbat eragilek erabiltzailek eta gure portuetako herriek helarazi zigutena

baina hainbat gabezi zituela iruditu zitzaigun hasierako unetik eta gabezi horiek zuzentzeko eta legea bera hobetzeko asmoz hainbat zuzenketa aurkeztu osoko zuzenketa batetik eta hogeita hamaika zuzenketa artikulatuari bestetik zuzenketa horietako bi onartu zitzaizkigun eta beste bi erdibidetu genituen

gaurko hamalau erreserbatu ditugu azaltzeko onartuko balira

lege hobe bat izango genukeela pentsatzen jarraitzen dugulako noski

zuzenketa da horietako bat eta hirugarren kapitulua kentzeko zuzenketa da kaiak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa orain izaera bereko euskadiko kirol portuak kentzea eskatzen da zuzenketa horretan eta honekin lotuak dauden beste hamar bat zuzenketa erreserbatu ditugu baita beti esan dugun bezala zerbitzu eta azpiegitura publiko batzuen kudeaketaz ari garen heinean

horretarako beharrezkoak diren bitarteko material eta pertsonalak jarriz planteatzen da zuzenbide pribatuko erakundea sortzeak pribatizaziorako bidea irekitzen du

eta honen helburu bakarra zuzenbide pribatuaren malgutasunaz baliatzea dela iruditzen zaigu

onartzen dugu funtsean ez baita erakunde berri bat sortzen funtzionamenduan urteak daramatzan sozietate publiko bati forma juridikoa

urtean eratu zen sozietate publiko bat zuzenbide pribatuko erakunde publiko batean bilakatuko da baina honek ez du esan nahi aukeratzen den formula hau

txiringito bat mantentzea baita hasierako lege proiektuan ez bagenuen ikusten behar bezala justifikatua gure eskumeneko hamabost portuak bere osotasunean kudeatzeko

esan eztabaidan behin eta berriz entzun izan genuen are gutxiago orain

eta dartsenez ari garenean beraz hori pentsatzen jarraitzen dugu

zuzenketa da eta zuzenketa honen helburua zen lege hau bere osotasunean

etorkizunean eusko jaurlaritzak bere gain hartzen dituen beste azpiegitura guztientzat egun interes orokorrekotzat jotzen diren bilbo eta pasaiako portuentzat

zoritzarrez honetan ere eskumen falta delako nagusi eta hau da zuzenketa hau erreserbatzearen arrazoia mahai gainean jartzea egungo egoera

eaek portuen gaineko eskumen esklusiboa du beti ere interes orokorrekotzat jo ez diren portuetan beraz

ez diren portuei eragiten die hamabost porturi zehazki

direnak ia denak bermeokoa izan ezik hau baita soilik gure eskumen mugatuen arabera komertziala den portu bakarra

portu bakarra gure itsasaldean dauden bi puntu garrantzitsuenak pasaiako eta bilboko portuak guztiz estrategikoak direnak gure herriaren garapenerako

lehiakortasunerako lege honetatik kanpo geratzen dira ezin ditugu guk kudeatu ezin ditugu portu hauetako jarduerak kudeatu

ukaturik daukagu portu hauen nazioarteko komertzio politika kudeatzea ere honek bi portu hauen garapenerako mugak jartzen dizkigu eragin izugarria du portu hauen garapenean eta beraz gure herriaren garapen ekonomiko eta sozialean eta gure ekonomiaren lehiakortasunean baita beraz lehen esan

pasaia eta bilboko bi portuen eskumenak aspaldi beharko genituzkeela gure eskumenen artean izan

eta estatuari exijitu behar zaio berehala transferitu ditzala jaurlaritzaren aldetik badirudi transferentzia honek lehentasuna baduela baina hitzetatik ekintzetara pasa beharra dago beti bezala horma handi batekin egiten baitugu topo espainiar estatuarekin

datorren estatutua betetzeko garaia da portuen kasuan ere nabarmenak dira gure

orain arteko blokeo hau gaindituko duen marko berri bat ezinbestekoa dugu

beste kudeaketa eredu baten aldeko apustua eta kudeaketa hori gure portu guztietara zabaldu beharraren aldarrikapena baina aurkeztu genituen eta onartu ez diren beste hiru zuzenketa ere erreserbatu ditugu edo aipatu nahiko nituzke behintzat oraingo honetan batetik

harremanaz arduratuko diren organo erabakigarriak sortzea eskatzen duen zuzenketa udalei

modu eraginkorrean parte hartu ahal izan dezaten garrantzitsua iruditzen zaigu erakundeek eta gizarteak parte hartu ahal izateko sortuko diren aholku emaileez gain erabakigarriak diren organoak sortzea uste baitugu udalekin adostu beharko liratekeela udalei eragiten dieten erabaki guztiak batez ere herriko eremuetan eragiten duten erabakiak

amarralekuak erabiltzeko baimenak guztira luzapenak barne zortzi urte baino luzeagokoak ez izateko eskatzen zuen zuzenketan jabari publikoaren gaineko baimenak eta

artikuluari eragiten zion jabari publikoaren okupazioa amarralekuak erabiltzeko baldin bada

baina beste bost urtez luzatu ahalko dela zuzenketa honen bitartez nahi genuena zen baimen hauek gehienez ere zortzi urteetara mugatzea euskadiko ondareari buruzko

baina aurkako norantzan joan zarete esku artean dugun lege proiektu honetan jaso baita okupazioak ezingo duela

hamabost urteetara luzatu da bi legeen

baina dirudienez bi legeak maila berekoak diren neurrian bata ez da bestearen menpekoa eta ondarearen legea

eta portuen legeak espezifikoa den ondare bat arautzen duenez segurtasun juridikoa bermatua omen dago hala ere guk jarraitzen dugu pentsatzen ondareen legean jasota datorrenarekin bat eginez zortzi urteetara mugatu beharko liratekeela erabiltzeko baimenak eta azkenik portuetako zerbitzu erabilera eta espazioetarako irisgarritasun baldintzak bermatzeko derrigortasuna

zuzenketa aipatu nahi dugu denok jaso genuen elkartean konfederaziotik malkorra jaunak bidali zigun mezua mezu horretan ondo garbi azaldu zigun ze garrantzitsua den ekimen legegile guztietan irisgarritasun unibertsalaren promoziorako neurriak sartzea

hala adierazi zuen legebiltzarrak bere funtzio legegilearen garapenean irisgarritasun unibertsala gehitu eta exijitzeko konpromisoa hartuz ildo honetatik zihoan guk aurkezturiko zuzenketa bat

lege honen xedeetako bat portuetako eta itsasoko instalazioetan

badela jasoz honek neurri baten pozten gaitu elkartean konfederaziotik jasotako eskaera betetzen delako nolabait behintzat neurri txiki batean baina ez zaigu nahikoa iruditzen

irisgarritasun baldintzak bermatzeko derrigortasuna ez betetzea arau hauste oso larritzat jotzea eta oraindik

horrela jasotzeko herritar guztien eskubideak bermatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu baita ezgaitasuna duten herritarren eskubideak ere

badago aipatzea nahi dudan beste kontu bat eta denbora oso gutxi dudan arren azkar baten botako dut azaleratzeko lege

euskarazko bertsioan esaten da euskadiko kirol portuak kultura arloan

lege honetan lege berritu honetan berdin berdin jasotzen delako mesedez berehalakoan

eta hurrengotarako mesedez kontu handiagoz jokatu ez da lehenengo aldia gobernu honek honelako hanka sartze nabarmenak egiten dituena eta behin eta berriz salatu dugu behin eta berriz jarri dugu mahai gainean hori
euskararekiko errespetua eskatzen dut amaitzen joan otamendi anderea hemen ikusten dugu bai bukatzen dut mesedez

ez egitea baina batzuk euskaraz lan egiten dugu eta orduan guganako
errespetuz eta euskararekiko errespetuz mesedez kontu handiagoz jokatu eskerrik asko eskerrik asko otamendi anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi jakina da euskal autonomia erkidegoak itsasoarekin eta

jarduerarekin izan duen lotura historikoa ekonomikoa eta soziala eta etorkizunari begira

harreman estua izan behar duela portuetan garatu daitezkeen jarduerekin beharrezko azpiegiturak daudelako hainbat jarduera garatu ahal izateko

arrantzako aisialdiko jarduerak bertan kirol nabigazioko jarduerak sartzen direlarik eta aisia jarduerekin batera turismoa

azaldu dela eta becerra jaunak ondo azaldu du gaur

eta bat zen kaiaken desagertzea eskatzen zuena eta noski tellería jauna ez naiz berriro hasiko esplikatzen

zuzenketak aldatu legearen tramitazioak hala agintzen du beraz mesedez

pobreak mahai gainean jarriz kaiak jartzen du kaiak zetorrelako legean eta guk hori zuzendu behar izan dugu noski egiten diola

ekp da orain zuen zuzenketa bati esker sortuko den erakunde publiko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa

baina hala hasi naiz esaten eta

noski aitortzen dugu legean orain gelditzen den lege honetan

erakunde publiko bilakatzen da zuzenbide pribatuko

noski baietz esan dut baina hala ere ez dut uste nahiko denik

tellería jauna mesedez ez egidazu halakorik esan

badakizu hori horrela dela eta borondatea hala balitz gure

baliabide propioekin kudeatu ahalko litzateke administrazio publikotik zuzenean eta hori da guk hobesten duguna hori da soilik guk hobesten duguna eta horregatik ekarri dugu eta erreserbatu ditugu esan dudan bezala

beste hainbat zuzenketa ba kaiak aipatzen den bakoitzean kaiak kentzea eskatzen duenak

bestetik eta hau ere esan dut beste zuzenketa bat aipatu nahi izan duguna edo mahai gaineratu nahi izan dugun eztabaida eta uste dut lortu dudala behintzat denok aipatu duzuelako eskumenen kontua zen badakit zuzenketa horrek praktikoki ez zuela ezer ekartzen orain momentu honetan zoritzarrez

gure portuetako gure bi portu garrantzitsuenetarikoak bilboko eta pasaiako portuak guk nahi genuen bakarra zen legean kontenplatzea edo espresuki eskatzea hori

aldarrikatzea tellería jaunak esan duen bezala aldarrikatzen dugu gu jarraitzen dugu aldarrikatzen baina es que aldarrikatzea ez da nahiko hogeita hamasei urte dela lehenengoko transferentzia lehenengoko portuak transferitu zirenetik ikusi zenbat urte pasa den

aldarrikatzea ez da nahikoa exijitu egin behar da exijitu eta badirudi ba azkeneko elkarrizketen arabera ba eskumenen batzuk lehentasuna

eskumen batzuk ba eskualdatuko direla epe motzean badirudi

pasaiako portua da lehentasuna duena lehentasun berehalakoa duena

eta denok dakigu zein de gure itsasaldeko porturik garrantzitsuena

bere eragin ekonomiko izugarriagatik ikusi besterik ez dago azken urteetan

garatu den pasaiakoa eta nola garatu den bilbokoa beraz ez dut uste pasaiakoa soilik eskualdatzeak mesederik egingo dionik gure herriari ez dut uste

landu atzo bertan irakurri nuen berri baten aipamena soilik egiten ari naiz eta hau esanda

esan lege hau behar beharrezkoa ikusten dugula bai baina

ez ditugu ondo ikusten beraz guk aurkeztu ditugun zuzenketei erreferentzia egiten dien

aurkako bozka emango diegu eta gainontzekoetan abstentziora joko dugu
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketan sartuko gara txartelak eta dena

batera elkarrekin podemos taldeak erreserbatutako zuzenketak

artikuluei egindakoa hamalaugarrena izan ezik bozkatu dezakegu

ez dira onartu erreserbatutako zuzenketak botoetara jartzen da elkarrekin podemos taldeak erreserbatutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika boto aldekoa berrogeita sei contra hamazazpi abstentzio beraz onartu zuzenketak bototara jartzen da

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamazazpi boto aldekoa cincuenta y siete contra beraz

zuzenketa bototara jartzen dira batera zuzenketak duten irispenaren artikuluak hau da bat hirutik bostera hamabi

hirurogeita sei hirurogeita hamabi eta lehenengo eta bigarren xedapen gehigarriak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintiocho contra beraz onartuta geratu dira zuzenketak

bototara jartzen dira batera irispenean zuzenketarik izan ez duten hurrengo artikuluak hemen bi talde egingo dira lehenengo taldea bederatzi hamar hamalau hogeita hamabi hogeita hamairu hogeita hamazazpi hirurogeita hamaika eta bosgarren xedapen iragankorra bozkatu ditzakegu

geratu dira aipaturiko artikuluak jarraian

zuzenketarik izan ez duten hurrengo artikuluak bi seitik zortzira hamaika hamairu

hogeita hemezortzitik hirurogeita bostera hirurogeita zazpitik hirurogeita hamarera hirurogeita hamairu hirurogeita hamalau hirugarren xedapen gehigarria bat bi

xedapen indargabetzailea eta lehenengo bigarren hirugarren eta laugarren azken xedapenak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu dira aipaturiko artikuluak

taldeak erreserbatutako zuzenketak zioen azalpenari

beraz ez dira onartu jarraian bototara jartzen da zioen azalpena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintiocho beraz onartuta geratzen da zioen azalpena jarraian eta amaitzeko bototara jartzen da legearen izena bozkatu dezakegu

onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hiru contra hogeita bost abstentzio beraz onartuta geratu da legearen

euskal autonomia erkidegoko portuen eta itsas garraioen legea gai zerrendako bigarren puntua hezkuntzako batzordearen irizpena euskadiko eskola kontseiluei buruzko urriaren hogeita zortziko

mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen duen lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

nahi du ez euskal talde popularren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

duda que será muy constructivo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak boto azalpenera doaz elkarrekin podemos macazaga

boto azalpenera baita eh bildu bai zurea da hitza

aldaketa honi ezezkoa emango diogu asko pozten gara benetan asko pozten gara kooperatibak

publikoetako zuzendariak eta euskal herriko unibertsitateak ordezkaritza izatearekin zintzoki diot asko pozten gara eta gure taldeak ere horren aldeko

baina pena bat izan da lege aldaketa soilik horretara mugatzea alegia osaketara mugatzea eta osaketara mugatuta ere aldaketa sakonagoa

garaiei egokituagoa izan zitekeen ez dena izan aukera polita galdu dugu mila bederatziehun eta laurogeita zortziko legea garai berrietara egokitzeko

laurogeita zortziko legeaz ari gara aukera polita galdu dugu euskadiko eskola kontseilua bitarteko dinamiko funtzional bizi eta eraginkorra bilakatzeko izan ere

gobernuaren bitarteko burokratiko bat bilakatu da

kontseiluak maila ezberdinetakoak daude bata da eae mailakoa

herrialdeetakoak eta herrietakoak ikustea besterik ez dago

daudela beraz komunitatean jokatu beharko lukeen papera jokatzeari utzi diote kontseilu hauek zoritxarrez eta eskolatik haratago hezkuntzak izan behar duen papera baztertu egin du

gaur onartuko den lege aldaketa onartzen baldin badugu gero testu refundido egiten baldin badugu

legea zaharkitua geratuko da ez bakarrik hezkuntza ikuspegitik baita ere hizkuntza ikuspegitik

terminologia ikuspegitik ez dugu ulertu zergatik behin

lege guztia errebisatzeko eguneratzeko hezkuntza ikuspegitik hizkuntza ikuspegitik

aukera polita geneukan horretarako kontuan hartuta

teorian suposatzen da balizko hezkuntza lege baten eztabaida dugula

paper jokatu dezakeen horretan kontseiluak eae mailakoak eta besteak ikustea besterik ez atzoko ebaluazio diagnostikoaren

ez didazu esango erronkak ez ditugunik eta horrelako tresna batek jokatu dezakeen papera gure taldeak zuzenketak aurkeztu zituen

legeari egindako zuzenketak horregatik beste lege proposamen bat aurkeztu genuen lege proposamen bat egin genuen aprobetxatuta ponentzia irekita zegoela

errebisio guztia egiteko baina ez dugu arrakastarik eduki bi mila hamazazpian gaude beitu laurogeita zortzitik gizartea zenbat aldatu den

izan beharko lukeen potentzialtasun guztia ez dauka gogoratu

organo parte hartzailerik gorena dela gure helburua zen eztabaida aberastea irekitzea baina ez dugu lortu eta zer zen zehazki bilatzen duguna laburbilduz bilatzen genuena zen euskadiko eskola kontseilua demokratizatzea alegia

legebiltzarrak aukeratzea edo herrialdeetako arduradun nagusia eaeko eskola kontseiluak aukeratzea dauden kideen

bilatzen genuena zen ere herrialdeetako eta herrietako eskola kontseiluak aktibatzea bilatzen genuena zen parte hartzea zabaltzea ez bakarrik kooperatibak

bilatzen genuen hezkuntzak izan behar duen ikuspegi integral hori lortzeko ordezkaritza ere bideratzea proposatzen genuen euskaltzaindia emakunde osasun saileko ordezkariak ere egitea

hizkuntza ikuspegia bizitza osasuntsua egiteko ohiturak eskuratzeko politikak erdiesteko horregatik bilatzen genuen bestelako ordezkaritza bat izatea

eskola kontseiluan proposatzen genuen kontutan izanda etorkizuneko erronkak zeintzuk

eskola kontseiluaren funtzioetan helburuetan aukera berdintasuna inklusioa

irakasleen formakuntza ikastetxeen giza baliabideak helburu horietan ere sakontzea eta horiek gehiago zehaztea ze guztiok ikusi dugu hor gakoak daudela planteatzen genuen eskola kontseiluak gobernuari egiten dizkion

exekuziori jarraipena egitea eta hor urteko txosten bat egitea urteko ebaluazio bat egiten da esaterako nafarroako eskola kontseiluak egiten du

eta benetan tresna eraginkor bat bilakatzea hori da ere bilatzen genuena planteatzen genuen ere herri ikuspegia mugaz gaindiko elkarlana

zeren galdera zuzena begira estatuko gainerako eskola kontseiluek

harreman nahiko sendoak eta gure eskola kontseiluak baditu harremanak zer nolako harremanak ditu gainerako kontseiluekin

ez da posible izan beste batean izan beharko da eztabaida soilik osaketara

eta hau ere oso mugatua izan da baina modu propositiboan eta positiboan bukatu nahi dut gaurko hitzartzea eta ea hemendik tarte

zabaltzea eta ematea bitartean zoriondu kooperatibak

zuzendariak zoriondu euskal herriko unibertsitatea eta ea hurrengo batean guztiok zoriontzeko moduan
gauden eskerrik asko eskerrik asko ubera anderea

boto azalpenera erantzunen txandan barrio jauna euskal talde popularraren ordezkaria dauka hitza

barrio jaunari laburki erantzuteko zure baimenarekin

ez ikustea besterik ez etengabe ateratzen diren emaitzak eta etengabe mahai gainean dagoen konstatazioa

lanak eta gure lanak beste sakontasun batekin egin behar direla iruditzen zaigu eta tristea da hau esatea baina zoritxarrez azken urteotan modu oso partxeatuan ari dela lanean beste aukera bat galdu dugu aukera oso polita eduki dugu laurogeita zortziko lege bat

ez da aprobetxatu izan oso aldaketa puntuala egin zaio eta beraz aukera galdu baten aurrean

irabazle batzuk baditugun eta pozten gara beraiengatik baina gure taldearen iritziz ez da nahikoa gure gizarteak

gure hezkuntza sistemak bestelako erantzun batzuk eskatzen dituelako momentu honetan eta arduraz jokatzeko momentua delako eta ez alderdikeriz

eskerrik asko ubera anderea bozketara sartuko gara

lau bost sei zazpi zortzi eta bederatzi

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez dira onartu zuzenketak bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira artikuluak bototara jartzen da azken xedapena bozkatu dezakegu

contra beraz onartuta geratu da azken xedapena azkenik bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa diecisiete contra beraz onartuta geratu dira eta honenbestez onartuta geratu da euskadiko eskola kontseiluei buruzko hamairu barra

legea jarraian boto azalpenera pasako gara euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

egun on guztioi lege proposamena tramitera onartu ala ez eztabaidatu genuenean esan bezala hasieratik bidezko ikusi genuen eskola kontseiluko gainontzeko kideekin batera kooperatibei ere leku bat egitea ordezkariak gehituz

mugimendua ondo sustraituta daude aspaldidanik euskal gizartean oro har eta hainbat sektore zehatzetan besteak beste irakaskuntza

horregatik uste genuen kooperatibek ere eskola kontseiluan ordezkaritza izateak euskal hezkuntza sistemaren argazki osoagoa izate aldera lagungarri izango zela

hainbat errealitate eta proiektu desberdinei ordezkaritza eta ahotsa emango diegu zuzenketa epean bestelako ekarpen batzuk ere egin zituen gure legebiltzar taldeak artikulu berberean txertatzeko batetik unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendarien ordezkari bat gehitzea proposatu genuen

ikuspuntutik ere hainbat moldaketa egitea proposatu genuen baita zenbait erakunderen egungo izendapen ofizialari dagokionez ere batzuen eta besteen ekarpenak ikusita irispenean jaso diren adostasunetara iristeko aukera izan dugu

eskola kontseiluan unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteetako ordezkari bat ere egon dadin eskola kontseiluan garrantzitsua iruditzen zaigu izan ere

agenteak dira ikastetxeetako zuzendariak bestetik bidezkoa eta logikoa iruditu zaigu euskal herriko unibertsitatearen ordezkaria hezkuntza fakultateetako

eh bilduk gaurko eztabaidarako gordetako zuzenketen aurrean guk emandako botoei

eskola kontseiluan langileen ordezkariak egotea garrantzitsua da bat gatoz eta egon badaude baina zergatik ez da bateragarria hori patronalak egotearekin zer dela eta kanporatu nahi dituzue patronalaren ordezkariak batzuk egoteak ez du esan nahi besteak kendu behar direnik eta horregatik ez gentozen bat zuen proposamenarekin bestetik

proposatzen zen zuzenketa batzuetan guk operatiboa eta eraginkorra izango den kontseilua nahi dugu eta ezinezkoa da horrenbeste erakunde eta ordezkariri sarrera ematea kontseilu hain zabala egiteak

planteatu diren bestelako gai eta eztabaidei dagokionez guk ez diegu bestelako eztabaidei aterik ixten baina ez dugu uste

abian da hezkuntza arloan akordio bat erdiesteko helburua duen gogoeta prozesu bat asteartean onartu zuen jaurlaritzaren gobernu kontseiluak akordiorako oinarrien dokumentu bat

eta akordioa landu eta legea adosteko gai izango bagina lege horretan

datozen beste hainbat kontu besteak beste hizketa gai dugun eskola kontseilua bere ezaugarriak bere osaera bere egitekoak bere erronkak orduan izango dugu aukera horretaz guztiaz aritzeko hau ez zen gure ustez momentua eta hori izan da orain arte mantendu dugun jarrera eta botoa eskerrik asko

hezkuntzako batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko lanbide heziketari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpenaren alde edo aurkezpena egin nahi du euskal talde popularraren

anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

egun on eskerrik asko presidente andrea lanbide heziketari buruzko eztabaida daukagu gaur mahai gainean

hasteko esan nahi dut zentzu batean presaka lortuko dela lege hau ponentzia presaka egin dela gaztelaniaz esaten den bezala casi

sartzeko eta zoritzarrez gure babesa ez du izango nahiz eta

gure taldetik apaltasunez esaten dut uste dut ere lan mordoa egin dugula ponentzia baino lehen zuzenketekin eta ere ponentzian bilerak egiten hezkuntza munduarekin sindikatuekin inklusioaren aldeko taldeekin adituekin

egin genituen eta nik uste dut negoziaziorako jarrera irekia izan

azkenean ez da posible izan akordio zabal batera heltzea egia da proposizioa aurkeztu duten alderdiekin bi bilera egin genituela atzo baina bueno onartu ziren lehenengo zuzenketak

eta gainera bagenekien momentu horretan alderdi popularrarekin akordio zabala zeneukatela eta zuzenketak sartzeko aukerak momentu horretan gutxiagotu egin ziren

mantendu ditugu gure ildo nagusiak azaldu ahal izateko

lehentasun osoa esan dudan bezala sare publikoak izan behar du eragile sozialen eta batez ere sindikatuen parte hartze loteslea sustatu

egin behar da lanbide heziketak inklusibitatea bultzatu behar du

egun on berriro lanbide heziketako lege bat behar dugu baina ez legea ez espainiaren eta

legea euskal herriaren eskualdeen ikastetxeen

eta behar duguna guk horren aldeko ahalegina egin dugu euskal herria bilduk horren aldeko ahalegina egin du baina ez da posible izan herritarren ongizatea

eskualdeen tokiko garapenetik kohesioa garatuko duen lanbide heziketako legea egiteko aukera galdua da gaur onartuko den legea pertsonak erdigunean ikastetxeak nukleoan eskualdeko etorkizuna kohesioa garapen sozial ekonomikoa parte hartzea saretzeari

egin diona da gaur onartuko den legea euskal erkidegoan kokatuta baina estatuko markoari begirakoa gure premia

uzten dituena confebaskeko epe motzeko eredu produktiboa gailentzeko herrian tokiko garapenean sustraitzeari uko egiten dion

espainiako lehendabiziko lanbide heziketako legearen aurrean gaude baina ez eaeko euskal lehendabiziko lanbide heziketako

lanbide heziketa hezkuntzatik gidatuta edo industriatik gidatuta eta erantzun argia da ez

ez dira beraz zein lanbide heziketa eredu da gobernu honek

eskulan merkearena edo benetan bilatu nahi dugu pertsona behar den bezala formatzea pertsona gaituak ditugun erronkei edozein momentutan aurre egiteko gai izango den

sare erreproduktiboari zaintza ekonomiari sistema publikoari begiratuko dion lanbide heziketa nahi dugu pertsonaren formakuntza eta garapen integrala oinarri izan beharrean merkatuaren momentuko interesen araberako lanbide heziketa da bilatu nahi dena

hori da bilatu nahi duena noski noski lanbide heziketako legeak sare produktiboari begiratu behar diola nola ez baina ez bakarrik

jakin behar du irakurtzen datozen erronkei sistema publikoa egonkortzen

gure enpresa txiki eta ertainei begiratu behar die dituzten erronkei

enpresei soilik lan mundua erpin askoko molde bat da eta lanbide heziketak horregatik erpin guzti horiek

erpin guzti horiek kontutan hartu behar ditu sistema publikoaren eta garapen iraunkorraren zerbitzura egoteko kalitatezko lan baldintzak sustatuko dituena zeren lanbide heziketak ez baditu kalitatezko lan baldintzak sustatzen

kalitatezko lan baldintzak izango ditugu ba ez horregatik behar duguna da benetan pertsonen mesedetan eta ez gutxi batzuen interesetan

lan mundua euskalduntzeko tresna izan behar da lanbide heziketa ez badugu euskalduntzen inoiz ezinezkoa izango da lan mundua euskalduntzea eta zoritxarrez lege honek euskara baztertzen du eta ez du pausurik ematen gu ez gaude ingelesaren aurka behin baino gehiagotan

eta pastor jauna eskerrak ez zaudetela euskararen kontra zeren kontrakotasuna izango bazenute zerk gertatuko ote zen

orokortasun bat beraz aurkitzen gara gauden egoera berdinean beraz horrela nola eraikiko lan mundu inklusiboagoa ezinezkoa da guk

lanbide heziketa hezkuntzan kokatu nahi izan dugu lanbide heziketa jendarte oso baten hezkuntza politiken gizarte garapen eta garapen ekonomikoaren

ahalik eta adostasun zabalena anitzena lortzeko

gobernuak azaldu beharko du zergatik ez den posible izan ez da eztabaidarik egon ez da negoziaziorik egon ez naiz inoiz halako ponentzia pobre batetan egon

inoiz tramite hutsa izan da gobernuak

eta horrela onartu nahi zuela eta horretarako garbi zeukan alderdi popularrarekin adostu behar zuela eta listo egia da ezberdintasunak agerikoak ziren egia da hainbat gaietan ezberdintasunak genituen baina puntu amankomunak aurki zitezkeen eta horretarako aukera ere

bidegurutzeak lortzeko baina ez da borondate politikorik egon gureak

hezkuntzan kokatzen du nahiz eta sailen arteko elkarlanari izugarrizko garrantzia ematen diogun eta horretarako bitartekoak ezartzen genituen gobernuak non kokatu nahi duen

gureak lanbide heziketako politikak definitzeko marko kolegiatuak zehazten ditu eta marko kolegiatu horietan benetan erabaki ahalmena jartzen zuen organo gorena lanbide heziketako euskal kontseilua ikastetxeak bozkarekin azkenean lortu dena ikastetxeak bozka izatea

gobernuarenak erabaki ahalmena sailburuordetzan eta enpresetan jartzen du gureak sare produktiboaz gain erreproduktiboa ere kontutan hartzen du

eta erreferentzialaren zerbitzura gobernuarenak ez

ari da eta horretarako teknikari izaera berezitu bat ematen genion gobernuarenak ez azkenean ñabardura batzuk sartu dira baina azkenean ez da argi geratu berrikuntza aplikatuaz ari garen ikerketa aplikatuaz ari garen nahaste borraste horretan ez da argi geratu gure

ardazten zen gobernuarena ez gureak langileen eta ikasleen eskubideak bermatzeko betebeharrak ezartzen zituen eta horretarako tresnak eta mekanismoak ezarri eta sortzeko agindua ematen zuen

gobernuarenak ez gureak herri burujabetzan herrialdeen arteko artikulazioan bideak definitzen ditu gobernuarenak ez gurea euskaraz eginda dago

gobernuarenak ez gobernuarenak gaztelera indartzen du gureak

gauza bat da legea egitea baina gero legea kajoian geratu daiteke legea garatu egin behar da eta gureak legea garatzeko zenbait araudi egiteko betebeharra ezartzen zion gobernuari ikastetxeetan

eta funtzionamendua zehazteko dekretua ebaluazio sistema

organo gorenak urtebeteko epean euskal kontseiluaren erregelamendua dualeko bekak arautzeko araudia eta luze jarrai dezaket alderaketak eginez kontua da gu prest egon gara gure proposamenak konpartitu eta aztertzeko legea hobetzeko asmoarekin baina

horretarako guk behintzat ez dugu ikusi eajk egin duen hautua

lege on bat ateratzeko hautua izan beharrean beraz gobernuak lege honekin errazena egin du baina ez hoberena

eskerrik asko ubera anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

agurtzen dut sailburu anderea legebiltzarkideok jaun andreok

ezagutzan oinarritutako ekonomia bat eraikitzea da euskadiren erronkarik handiena arlo sozioekonomikoan helburu horiek lortzeko zailtasun handiei aurre

batetik langabezia tasa altua eta bestetik biztanleriaren zahartzea

luketenek kualifikazio egokirik ez izatea da langabezia tasa handian eragina duen faktore nagusietako bat eta gazteen kasuan oso lotuta dago eskola uztearekin demografiak izan duen bilakaeraren ondorioz

sekula lan egin ez dutenek edo noizean behin soilik lan egin dutenek betiko lan merkatutik kanpo geratzeko arrisku handia dute langabezia tasa handia dela eta horregatik

eta nabarmen egingo du behera kualifikazio baxuko lanak nolanahi ere

alderdi horretan ari dira gertatzen hain zuzen ere gure enpresen etorkizuneko lehiakortasunari eragingo dioten egiturazko aldaketak aldaketa horien ondorioz errotik eraldatzen ari dira gure enpresen lehiatzeko modua eta langileen prestakuntza premiak

hots ingurune konplexu eta zalantzagarri baten ondoriozko erronketara

ezinbestekoa izango da estrategia eta mekanismo berriak baliatzea adibidez lanpostura bideratutako prestakuntza eredua atzean utzi eta arlo profesionalera

eredu berri bat hartzea paradigma aldaketa horrek pertsona du ardatz eta gaitasun tekniko pertsonal eta sozialak eskuratzea eta finkatzea sustatzen du

eta funtzionalitatea erronka horri erantzun ahal izateko euskadik behar duen lanbide heziketak malgua izan behar du

euskadiko lan merkatuaren egiturara eta berariazko eskakizunetara eta etorkizunean nozituko diren aldaketetara egokitutako tresna izan dadin

lehen tresna lanbide kualifikazio eta espezializazioen euskal esparrua gure lan merkatuari erantzun ahal izateko esparru horretan sartuko dira

eta egiaztagiriak bigarren tresna da eredu konbinatuan espezializatutako lanbide heziketako ikastetxeen euskal sarea arautzea lege honen ondorioetarako eredu konbinatuan espezializatutako lanbide heziketako ikastetxeen euskal sarea

hezkuntza sistemako lanbide heziketa eta enplegurako lanbide heziketa eskaintzen dutenek berrikuntza aplikatuko proiektuak bultzatzen dituztenek eta ekintzailetzaren kultura eta enpresa sorkuntza sustatzen dutenek lege honetan xedatutako lanbide heziketako eredu konbinatuan ezarritako moduan guztiok kudeatzeko bi organo

diseinua garapena antolaketa eta plangintza orokorra sektoriala eta lurraldekoa burutzea bai hezkuntza sistemari dagokionez bai enplegurako prestakuntzari dagokionez ere bi era berean lanbide heziketaren eraldaketak lankidetza esparru berri bat eskatzen du bertan parte hartzen duten eragileen artean horregatik lanbide heziketako euskal kontseilua eratzen da lanbide heziketa osatzen dute politikak eztabaidatzeko adosteko eta hitzartzeko

bihurtuko da eta aipatu guztia gauzatzeko lau alor landu sustatu

hizkuntzen auzia hizkuntzen auziak erronka bikoitz bat dakar

euskadiko hizkuntza ofizialek lanbide heziketan izango duten presentzia lanbide heziketako sistemara egokitu beharra dago eta konpondu egin behar dira urte guzti hauetan nabarmendu diren arazoak

normalizatua bermatu behar da hartara bermatu egingo da prestakuntza jarduerak egiten dituztenek

horretarako legeak ezartzen du beharrezkoa dela bultzatzea bai lanbide heziketari buruzko ikerketa bai prestakuntza eskaintzak eta lanbide heziketako sistema berritzeko eta hobetzeko prozesuak bestetik lanbide heziketako sistema aldizka ebaluatzeko betebeharra ezartzen du legeak eta berariaz aipatzen ditu

urrutia jauna erantzunen txandara pasatuko gara

hemos oído hablar todo el rato de gurea gurea gurea gurea eta gurea da oso inportantea baina gure

presidenta bengoechea anderea euskal sozialista pastor jauna zurea da hitza

pastor jauna gainerako taldeak paso egin duzuenean lege honetaz paso

eh bilduri esatea mugak jarri ditugula eta ez dugula nahi izan ez eztabaidatu ez negoziatu eta ez adostu iruditzen zait

daudela gainera zuek psek irentsi behar izan duenean aurreko legegintzaldian

beraz mesedez horretaz gainera gu izan gara eta

dakizu ikusita gobernuak ez zuela

adostasunerako urratsik ematen eta zain gaudenean

guk eh bilduk proposamen bat egin genuenean lehenengo artikuluekin talde desberdinen ekarpenak hartuz kontutan hartuz erdibidekoak bilatzeko

pastor jauna zein izan zen gobernuaren erantzuna zein izan zen eajren erantzuna ezetz ezetz

orain ez esan eh bilduri eh bilduk borondaterik zian gu saiatu gara legea hobetzen legea hobetzen

eta orain daukagu daukagun lege bat guri ez zaigu gustatzen iruditzen zaigu hobetu daitekeela eta hau ez dela

eta esaten dugunean lege hau ez dagoela gure herriari begira esaten duguna da lege hau ez da sustraitzen gure herria antolatuta dagoen eskualdeetan eragileetan enpresa txikietan ez eta lanbide heziketako lege bat

eskualdeetan eragileekin garapen agentziekin oinarrian herritarren formakuntza ikasleen formakuntza hori da euskal lege bat gure herriaren antolakuntzaren ereduari begirakoa gure herriaren kohesioa ongizatea bilatzeko

eta ez erabakigunea ez dakit non daukaten enpresei begira edo ez txandako agintariaren irizpideen baitan zeren lege hau zerbait baldin bada da iluna ez dauka inolako argitasunik

nahi duenerako orduan herri harrotasuna baldin badaukagu eta oso ondo iruditzen zaigu herri harrotasuna izan behar dugu bestela jai daukagu baina herri harrotasunak eskatzen du herri mailako akordioak erdiestea herri mailako akordioak erdiestea eskatzen du

erdiestea eta horrek ez du esan nahi nazioartekoarekin nazioarteratzearekin lehiakortasunarekin

nazioarteratzean indartu nahi baldin badugu lehiakortasunean indartu nahi baldin badugu erreferente izan nahi baldin badugu gure herriko eskualdeetako kohesioa indartu behar dugu eta hortik abiatu behar gara eta ikastetxeak erdigunean jarri behar dira eta guretzat herri harrotasuna hori da ondo sustraitua hankak lurrean ondo jarrita gure hizkuntza ofizial biekin harrotasunez kontrajarri gabe ingelesari baina euskara ere erdigunean

ez da muga bat baina ez da oztopo bat eta

lanbide heziketa ere euskaldundu behar da eta urratsak eman behar dira orain arte eman ez diren urratsak eta guk hori ere mahai gainean jarri dugu beste gauza batzuekin batera

baina hori ez da izan oztopo lege hau negoziatzeko eta adosteko elementu desberdinak jarri ditugu mahai gainean besterik ez begira lege honek besteak beste ikastetxe publikoen aurretik jartzen ditu ikastetxe pribatuak

zaien bitartean eta hori justu lanbide heziketan bi sareen artean harremana ona denean ona denean eta beste era batetara lan egin daitekeenean lege honek euskara baztertzen du eta gaztelera bultzatzen du lege honek ez ditu kontutan hartzen ikastetxeen eskariak zeren ikastetxeek ere eskariak

zituzten besteak beste ikastetxeetako kontseiluak eraginkorragoak autonomoagoak erabakigarriagoak izatea eskatzen zuen ba programak eta heziketa espezifikoa eskualdeka

aukera gehiago izateko eskatzen zuten ere langile eta langabetuentzako programak ikastetxe publikoetan emateko markoa ezartzea eta ez da ezarri eta non ematen dira programa hauek bereziki ba akademia eta entitate pribatuetan eta hor zer gertatzen ari da orduan

ez da zer daukagun bakarrik baizik eta norantz goaz

irakasleen perfilazioaz ere araudia jasotzea marko bat ezartzea ez da jaso ez da jaso

talketan ere hemen ez denean gertatzen ere eta aurrera pausoak eman nahi baldin badira

hainbat aukera zeuden benetan lege iraultzaile bat egiteko eta ez egiteko orain dagoena hartu eta lege batetara bulkatu ez normalean marko juridikoak aldrebes izaten dira ez

garatzen hasi noski indarrean dagoena kontutan hartuta eta zalantzarik gabe lanbide heziketa ona daukagu profesional ona daukagu baina asko hobetu dezakegu eta asko daukagu egiteko

hau aukera galdu bat izan da aukera izan dugunean benetan eztabaidatzeko beste era batetara lan egiteko eta ez da egin

eskerrik asko ubera anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea nik gauza dauzkat erantzuteko ez dakit

lehendabizi ubera andreak esaten zuen ahalegin bereziak egin dituztela ba zer izango ote da ahalegin bereziak egiten ez dituzuenean

zer egin duzue ubera anderea lege proposamena alternatibo bat aurkeztu

ondo gureak aurrera egiten duzuenak atzera zuzenketa fasera iristen gara eta osoko zuzenketa partzial pila batekin mozorrotzen duzue

taldeekin hitz egiten hasten gara eta zuekin beste inorekin baino gehiago hitz egin da bai

ea biderik irekitzerik bazegoen eta ez zen egon gerora sailburuordeak eta biok beste txanda bat egin genuen eta

martxoaren hogeita hiruan bidali nizun proposamen bat eta hiru hilabete bost egun eta hiru bat ordu geroago oraindik erantzunik gabe nago lantaldera iritsi ginen

denbora pasa besterik ez zen izan metodologia zela oso garrantzitsua zela hamarna minutuko hiruzpalau bilera aste santuan horraitio artikuluetan sartu ginen eta

denen zuzenketekin eta zer gertatu zen erantzun egin nizula puntuz puntu eta

zuri erantzuten dizutenean zuk nahi duzuna entzuten ez baduzu hor bukatzen da eztabaida akordioa hausnarketa eta abar harrezkero

zer akordio borondate batzordean zuzenketarik ez zutena artikuluei

bozkatu baldin badiozue hori zilegia da erabat zilegia baina

ba aizu nik neuk ez daukat horren berririk baina bere unean izan nuen

y para mí no tengo gehiago gauza gehiago madrili begira egindako legea espainiari morroitza ez hemen egin dena izan da

eta hortik aurrera legeztatzen da por cierto lanbide kualifikazio eta espezializazioen euskal esparru propioa bat sortzen dugu ez dakit horren kontra ere

lanbide heziketa euskalduna bai guk autokritika egin dugu eta aitortu dugu asko hobetu beharra dagoela lanbide heziketaren aldetik

zeintzuk izan dira moduluak euskaraz ezartzea baina kontraesan argi batekin hau da begira zuen testutik hartutakoa da zikloak euskaraz eskainiko dira eta ikasketak euskaraz emango direla ziurtatuko da horrela gertatzen ez den kasuetan nola horrela gertatzen ez den kasuetan ez zenuten esaten ziurtatuko zela

zertarako behar dugu lh eus badaukagu hizkuntza politikako sailbuordetza baina

nahi diozuela ez dakit zeren edo noren interesak babeste aldera tokiko garapena tokiko garapena bai

baina hemen beharrizanak ez doaz eskualdeka baizik eta pertsonaka eta enpresaka eta eskualde berdinean egon daitezkeen beharrizan berdinak ez dauzkatenak eta eskualde ezberdinetan beharrizan berdinak dauzkatenak

horren inguruan lan egin nahi dugu bueno guregan confebask agintzen omen du zuenean nork agintzen duen argi dago ereduen talka

ez dago ez dago eredu alternatibo ba ez dago eredu alternatibo ba

eta talka gogoa eta talka borondatea eta ereduen talka egindako esamolde horrek balio dizue konfrontazio estrategi bat zuritzeko eta elikatzeko señor martínez prisa

eztabaida amaitu dugunez bozketara sartuko gara eta hasiko gara elkarrekin podemos taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

beraz ez dira onartu zuzenketak bototara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako laurogeita zortzi eta

laurogeita hamairu eta ehun eta bigarrena zuzenketak bozkatu ditzakegu

beraz ez dira onartu bototara jartzen dira batera zuzenketak duten irizpenaren

zazpi hogeita bat hogeita lau hogeita bederatzi lehenengo xedapen gehigarria eta bat zortzi eta hamairugarrena azken xedapenak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu

geratu dira bototara jartzen dira batera zuzenketak duten irizpenaren hurrengo artikuluak bi hiru zortzitik hamalaura hamaseitik hogeira hogeita hamaika hogeita hamairutik hogeita hamabostra bigarren xedapen gehigarria eta azken xedapena bozkatu ditzakegu

irizpenaren hurrengo artikuluak bat lau bost hamabost hogeita bi hogeita hiru hogeita bosttik hogeita zortzira hogeita hamar hogeita hamabi eta hiru lau bost sei eta zazpigarrena azken xedapenak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hemezortzi contra hamar abstentzio beraz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak hau da hirugarren xedapen gehigarria lehenengo eta bigarren xedapen

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hemezortzi contra hamar abstentzio beraz onartuta geratu dira bototara jartzen da eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketa zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa berrogeita sei contra hamar abstentzio beraz ez da onartu bototara jartzen dira batera elkarrekin podemosek erreserbatutako zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar boto aldekoa

beraz ez dira onartu bototara jartzen da zioen azalpena bozkatu dezakegu

bototara jartzen da legearen izena bozkatu dezakegu

onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da izena eta honenbestez

legea laugarren puntua beste baterako utzi denez bosgarren puntua mozioa

unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua espainiako gobernuan

talde proposatzailearen txanda urruzuno urresti jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eguerdi on guztioi

bere adierazpen batzuekin hasi nahiko nuke berak alderdi egunean egindako adierazpenekin hasi nahiko nuke

oso egokiak direlako gaur eguneko testuinguru politikoa edo eta estatuak bizi duen egoera politikoa deskribatzeko uste dugulako hor dagoela muina eta hor dagoela

aurre egin behar diogun erronkari abiapuntu egoki bat ezartzeko azalpena

de dos naciones katalunia eta euskal herriarengatik ari da

momentu honetan abiapuntua ondo kokatu nahi baldin bada eta aurrera begira dugun bidea egokia egin nahi baldin bada guretzat abiapuntua

eta horrek deskribatzen duelako testuinguru politikoaren termino egokiak ari gara hitz egiten ea espainian garai berri bat

eta azterketa horrek uste dugu balio dutela bai rajoyren gobernuaren

aritzeko edo horren inguruan aritzeko edo baita momentu honetan pedro sánchezen gobernuaren testuinguruari buruz aritzeko ere zergatik arazo hori egiturazkoa delako estrukturala delako

ez da aldatzen soilik gobernu baten aldaketarekin alegia esan bezala rajoyren gobernuarentzat balio du eta pedro sánchezen psoerentzat ere balio du galdera ez da espainian ea garai politiko berri bat eskenatoki politiko berri bat ireki ote den edo ez

galdera zuzena da ea zer egiten dugun hemen ea zer egiten dugun euskal herrian benetan egoera politiko berri bat

ireki dadin uste dugu autogobernu ponentzian momentu honetan horretan ari garela eta uste dugu hori dela bidea

eta ez bere adierazpenengatik eta ez daukagu inolako arazorik aitortzeko ere orain arte

egin izan diren adierazpenak edo agertu izan diren asmoak

dagozkionak norabide onean etorriak direla ez daukagu inolako oztoporik edo ez daukagu inolako

testuinguru honetan txaloak aurretik jo ordez uste dugu zuhurtziaz jokatzeko denborak direla kautelaz jokatzeko

espero dugu eaj zintzoki inor ez erortzea joko horretan

enegarrenez kautela eta egiten duenarengatik juzgatuko dugu egiten duenarengatik neurtuko dugu eta zergatik diogu hau

bi arrazoi alde batetik pedro sánchezek iragartzen du bere nahia

bat ez dakigu horrela izango ote den ez dakigu hori gertatuko ote den eta horrela ez baldin bada epe tarteak edo denborak oso mugatuak izan daitezkeelako egin nahi den hori egiteko

psoe da psoe da eta psoe ez da berria psoe herri honetan asko ezagutzen dugu pedro sánchez orain dela urte bi albert riverarekin zegoen kartera ministerial batzuk negoziatzen

eta ikusi genuen ere zapatero bera ere nola heldu zen gobernura psoe ez da heltzen gobernura hauteskundeak irabazten dituelako gobernura heltzen da

oso oso gaizki egiten dituztelako beraz ez dakigu

ikusten ari gara momentu honetan euskadiko alderdi sozialistaren jarrera ere autogobernu ponentzian adibidez zein izaten ari den inmobilismoa alderdi sozialistak espainian ez dakigu entzun da zerbait hortik

euskadiko alderdi sozialistak herri hau ez du aitortzen beraz herri honi dagokion erabakitze eskubidea are eta gutxiago onartzen du eta entzuten ari gara adierazpen batzuk desde la teología nacionalista intentan imponer hori idoia mendiak esan du orain dela gutxi

no cabe partido socialista eta harro daude horretaz harro daude horretaz hori egin izanaz beraz guk ez dugu hemen agoreroarenak egin nahi berriro diogu zuhurtzia eta

guri momentu honetan dagokiguna da kaleari eta herritarrek kalean esaten ari direnari erantzutea kaleak gainezka ditugu

daude pentsionistak daude feministak daude altsasukoak eta daude erabakitze eskubidearen

horien aldamenean jartzea beraien aldarrietan laguntzea ondo dago pankarta horien atzean jartzea baina guri haratago joatea dagokigu eta gure dagokigu eskari horiek betetzea

betetzeko herri honek ahalmen ekonomiko gehiago behar du pentsionisten eskariak asetzeko herri honek bitarteko politiko behar ditu alegia behar du

propio bat eskubide sozialak azkenaldian hainbeste hitz egiten diren eskubide sozial horiek horiek bermatzeko ahalmen politiko gehiago behar du esaten da eskubide sozialak bermatu behar ditugu eta era berean esaten da autogobernu hau eguneratu behar du gustatuko litzaidake galdera hau podemoseko lagunei luzatzea zer tarte dago sozialak bermatzearen artean eta egungo autogobernua soilik bere horretan eguneratzean ez dago tarterik guretzat

ez dago inolako tarterik eta eskubide sozialen

zerrenda luze hori egiten dugun zerrendapen luze hori benetan bermatu nahi baldin badugu nahitaezkoa izango da podemosko lagunok

rebasatzea zuek esaten duzuen bezala beharrezkoa

herri honek burujabetza gehiago edukitzea eskubide sozial horiek bermatzeko herri honek beraz hartu dezakeen erabaki

eta eraginkorrena herri honek izan dezakeen bitarteko sozial eraginkorrena erabaki ahalmen politiko gehiago

izatea hemen erabakitakoa estatuaren aldetik errespetatua

eta hori da herri honek hartu dezakeen

nik ez dut nahi zaurian eragin baina zintzoki diot gogoratu ezazue hirurogeita hemezortziko erregimena etorri zinetela

aipatu ditut altsasuko kasua eta iruñeako bortxatzaileen kasua espainiar auzitegia edo espainiar justizia bera

utzi dute auzitan espainiar justiziak kasu honetan erakutsi du bere benetako izaera eta autogobernu ponentzian ere aste honetan horretaz aritu gara hori irauli nahi baldin bada

beharrezkoa izango da egungo ordenamendu juridiko politikoa aldatzea alegia egungo ordenamendu juridiko politikoa aldatzeak soilik

orain arte ez bezala herri hau estatuarekin berdintasunetik edo berdinetik berdinera aritu ahal izatea momentu honetan zintzoki diogu erronka nagusia herri honena

edota pedro sánchez egon gobernuan zintzoki uste dugu pedro sánchezek ez duela ordezkatzen inondik inora estatuaren demokratizaziorako aukera bat eta lehen ere aipatu ditut arrazoi batzuk gertatzen ari dena da tablero politikoa hain joan da edo hain eraman dute eskuinera

ciudadanosen sorrerak hain eraman dute tablero politikoa eskuinera hain eraman dute tablero politikoa posizio autoritario atzerakoi

uste dugula momentu honetan pedro sánchez bezalako pertsona bat oasi bat dela ezkerraren ikur bat dela eta benetan diogu zalantzak ditugu

por sus hechos les conoceréis esan zuen nire kide batek irrati tertulia batean

erronka herri gisa jardutea da aipatu dudan helburuari

gardentasunez zintzotasunez eta ikuspegi zabalez zertarako herri eraikuntzarako eta jendearen bizi baldintzak hobetzeko eta puntu honetara helduta baneukan aholku bat lehendakariarentzat ez dago baina helaraziko diotela espero dut alderdikideek gauzak ondo egiten duenarengatik

eta lehendakariak momentu honetan gaudela non iragartzen dituen komisio bi espainiar gobernuarekin negoziazioetan aritzeko

dirudienez espetxe politikaren inguruan esango nioke iparraldean begiratzeko iparraldean baduela ispilu bat egokia dena

eta da bertako alderdiekin bildu bertako elkarteekin bildu guztiekin bildu jaso ekarpenak joan

herri gisa joan herri honen agendaren bozeramaile gisa eta gero negoziatu etorri eta berriro ere azaldu madrilen zer egin duen

benetako aldaketak emateko benetako tamaina handiko aldaketak emateko

denbora hau baina uste dugu era berean nahikoa dela badela denbora bat gutxienez

benetan garai politiko berri baten aurrean gauden ala ez badago denbora gutxienez demostratzeko

orain arteko urteetan egon ez dena eta ez soilik rajoyren gobernuarengatik orain arteko urte askotan egon ez den garai politiko berri bat badagoela zertifikatzeko edota egiaztatzeko eta guk garai politiko horri

epe tarte honi edo epe tarte honetan egin beharreko erantzuten dion mozio bat dakargu honetan eta lau puntutan oinarritzen da lau puntutan laburbiltzen da lehenik eta behin eskatzen dugu

adostasunak pedro sánchezen gobernuari ere helaraztea alegia pedro sánchezen gobernua ere badela ganbera honek apirilaren hamabi eta hemeretzian

akordio horien hartzaile bera ere badela non alde batetik eskatzen genuen sei hilabetetako epean lan egutegi bat aurkezteko

eta bigarrenean eskatzen genuen autogobernu ponentziak erabakitzen zuenarekiko errespetua bigarren puntuan eskatzen dugu jarrera demokratizatzaileak har dezala orain arteko jarrera zentralizatzaile eta inboluzionistak alde batetara

hirugarrenean eskatzen genuen espetxe politikaren aldaketa nabarmen bat dispertsioari amaiera emanez eta laugarrenean eskatzen genuen

aurkeztuak dauden helegiteen indargabetzea uste dugu horiek direla

minimo batzuk benetan eszenatoki politiko berriaz talante eta aukera berrietaz hitz egiten hasi nahi baldin badugu hortik aurrera esan bezala herri honek beste erronka potoloagoak ditu eta horiek dira
ezinbestean datozen urteetan egin beharko ditugunak eskerrik asko eskerrik asko

taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den martínez jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok mahaiburu anderea eskerrik asko esana da gaua ilunagoa dela egunsentia etorri baino lehen eta hori da rajoyrekin

eman izan behar genion alde batetik psoeri mozioa aurkezteko

baina bultzada ez zen bakarrik presidente berri bat izateko baizik eta gobernu berri honek aldaketa gogoak lurrera ez botatzeko honek esan nahi du unidos podemosek egunero

agenda beste bat izan dadin gaur egunsenti berri honetan sozialak protagonismoa hartzen du elkarrizketarekin batera

aurrerapausoak emateko aukerak sortu egiten dira

gaur euskal herritarrek hilabete askotan eskatu dutenaren gainean dago berdintasuna eskatuz pentsioaren defentsan eta baita ere legebiltzarrean hainbat aldiz eskatu dugun gauzen gainean presoen hurbiltzean

onuragarria den agenda bat eraikitzeko momentua ez dago beste aukerarik

gardentasuna eta onura komunean pentsatuz lan egin behar da edo ez da iraunkortasunik izango

lehen esan dudan bezala pedro sánchezen gobernuak aliatu bat badu unidos podemosen baina ez da baldintza gabekoa

badago gure konpromisoaren adibide argi bat aste honetan

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

orain hilabete izan zen hain justu ere madrileko kongresuan

mozioa aurkeztu zela eta diot zentzura mozioa

zentzura mozioak nahiz eta automatismo bat daukan bere barnean da

eta ondorioz egia da pedro sánchez presidente aukeratu izan zela baina

inbestidurara presentatu zen lehenago eta gure ezezko botoa izan zuen

eta momentu honetan zentzura mozioak baietz emateak suposatu du rajoy apartatzea eta aukera berri bat ematea sánchezi baino ez dugu inbestidura saiorik negoziatu eta bai gure bost botoak

hau da rajoy apartatzearen aldeko eta aukera berri bati bide emateko nik uste dut horretan kokatu behar dugula debatea zeren bestela bat batean hasten baldin bagara iragan hurbilean edo ez hain hurbilean batzuen eta besteen posizioak aztertzen bueno badakigu alderdi sozialista zer den

eta hain zuzen ere pedro sánchez zein den ere badakigu zergatik inbestidura saioan guk ezezkoa eman genion

partekatu dugu transakzio honetan nik uste dut funtsezkoen gaiak batetik elkarrekin podemosek esaten zuen bezala

hainbat momentutan gizarte honek euskal gizarteak nagusiki esparru ezberdinetan bere

eta nahia azaldu du halako kontrakotasun bat azaldu du oso nabaria alderdi popularraren aurkako politiken aurrean pentsioak eta gainontzeko gaiak erreformak eta eskubide murrizketak horren islada ere bada guzti hau baita ere euskal erakunde behin eta berriz azaldutako kontu guzti horiei

bada beste arrazoi bat hau da herritargoaren gehiengoak aldarrikatzen eta exijitzen zuen horri ba itsuarena

alderdi popularrak eta horrek gailurra hartu zuen

gure transakzio honetan zuek ere antzeko zerbait aipatzen duzue estatutua betetzea gaur egun betetzeke dagoen estatutua

lehendakariari galdera luzatzerakoan esaten nuen aitortzen nuen ni baino esperantza gehiago daukazu

zapatero tarteko ere bai eta rajoy ere

hogeita hemeretzi urte pasa dira eta bere garaian estatutua onartu zutenek esaten zuten urtebetean bete behar zela hau da hirurogeita hemeretzitikan laurogei barra laurogeita bat bitartean ez zen bete

beraz hori izan da estatutuaren garapena hala ere eskatzen diogu sei hilabetetan lanerako egutegi bat ekarri ezazu azaldu ezazu gehienez sei hilabete hau da udan bueltan egin dezake bere konpromisoak nondik nora doazen ikusteko antzemateko eta

esaten zaio espetxe politikan aldaketak bultzatu behar dituela ez dela posible gaur egun bizi dugun egoera tarteko

mantentzea espetxe politika eta giza eskubide guztiak baita ere preso daudenen giza eskubideak errespetatu behar direla hori da eskaera eta baita hemen daukagun beste drama da ez

estatutua bete eta gero esaten diogu auzitegi konstituzionalari eta

lortzen duzuna da gaur egun indarrean daukagun autonomia bera ere murriztea baino txanpon berdineko bi aurpegiak dira eta horrek eman du edo jarri du edo ekarri du estatutua dagoen egoerara

estatutua eta bestetik lortu duzun edo legebiltzar honetatik ateratzen diren legeak murrizten saiatuko naiz

beno horrek nik uste dut gogoeta politiko batetara

murriztu alde batetik mugatu eta indargabetzeak estatutua uzten du oso egoera zailean zenion lehendakariak

estatu modeloa edo eredua hautsita dagoela eta bere etorkizuna erabaki nahi duten nazioei bide eman behar zaiela eta bermeak eta nik uste dut hori dela

sakoneko gogoeta estatuarekin edo estatuaren izenean ordezkaritza politikoa dutenekin hitz egin beharrekoa nik uste dut gainera

dabilzkigun eztabaidak hemen azaleratzeko baina

gure taldearen izenean ikusten dut eta adierazi nahi dut perspektiban ikusiz gero garbi dago

con todo esto beno hausnarketa bat dago herri honen ordezkaritza legebiltzar honetan dago

baina euskal ikuspegi batetik ez abertzale ikuspegi batetik euskal ikuspegi batetik indar nagusienak eta nahiago nuke beste indar batzuk ere bertan izango balira

adostasun minimo batzuetara iristea horrek berebiziko garrantzia du berebiziko garrantzia du are gehiago azkeneko hamarkada kontutan edukita herri honetan bizi

garrantzia du garrantzi estrategikoa eta denborak erakutsiko du

baina eskuzabaltasunetik debate garbi batetik abiatuta nik uste dut momentu honetan pedro sánchezi esan zaiola aizu

horretarako jarri jarri beharreko bitartekoak eta bitartekariak lan egutegi bat

eta aldi berean txanponaren beste aldea hau da hauzitegi konstituzionalean dituzun helegite guzti horiek indargabetzen saiatu

gehiengo zabal batek babestutako legebiltzar honetatik irtendako lege egitasmoak dira hori da nik uste dut egin behar duena gero hitzak eta ekintzak

hitzak hitzak dira eta izan daitezke goxoagoak esaldi

eta ekintzak ze ikusi zuzena duten errealitatearekin eta errealitateak

ia benetan hitz horiek ekintzetan bihurtu diren horregatik esaten zenuen baditugula guk ere eredu batzuk

orain ez dut uste neurri berdina erabiltzen ari garenik parekotasun edo alderatze

hegoalde eta iparralderekin ez dakit ze eremutan ze gaietan zeren eta nik ere bai perspektiban begiratzen dut kasuan

mankomunitate berria tarteko bere nortasuna egonkortzeko aukera bat

hemengo erakundeekin badakigu perspektiba non eta nola gauden eta nahiago nuke baita ere madrilekin momentu honetan hasi berria den elkarrizketa hori pariseko edo frantziako

euskal erakundeek edo euskal erakundeen izenean ditugun ordezkariek edukiko balute

antzeman daiteke urrutitik eskerrik asko egibar jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on arratsalde on guztioi

eskerrik asko sémper jauna erantzunen txandara pasatuz urruzuno jauna

onargarria izan daiteke eta hori transmititzen saiatu gara gu ere lehen hitzartzean baina psoeren egoeraz haratago psoe denaz

nik gogoratzen dut esaten dute behin margaret thatcherri galdetu zitzaiola ea bere karrera politikoko lorpen handiena zein den eta esan zuen tony blair esan zuen tony blair

lehen ministrorako izendatu zenean guztiek hitz egiten zuten

eta nik uste dut fenomeno hori espainian ere ematen dela pp eta psoeren artean nik horregatik esaten nuen

dugula baina hori da psoeren egungo egoera eta

dagoen eta guzti hori baina badago beste kontu bat

eta esan dut lehen hitzartzean badago beste arazo bat potoloagoa dena egiturazkoa delako egiturazkoa delako

eta da eta hau lotzen dut ere pastor jaunak esaten duenean orain gutxienez dialogorako aukerak daude eta nik hori onartzen dut dialogorako aukera egotea bere horretan balore bat dela eta bertute bat dela

baina hori ere ez da nahikoa hori ere ez da nahikoa herri honek daukan egiturazko arazoa da dialogo bat dagoenean dialogo hori nola ixten den edo eta dialogo hori

herri honi falta zaiona da garantia sistema bat berme bat hemen hitz egiten dena ba errespetatu ahal izateko

eta hori da daukagun arazoa eta hori ikusi da aurkeztu duzuen erdibidekoan ere gu erdibidekoarekin

alde bozkatuko dugu gurea ateratzen ez baldin bada

uste dugu haratago joan zitekeela uste dugu haratago joan zitekeela eta guk aldaketa txiki bat planteatu dugu bakarrik aldaketa txiki bat esaldi bat bost puntu dituen erdibideko horretan

esaldi bat gehitzea eta esaldi hori zen parlamentu honek erabakitakoa errespetatzea eta hori ez da

hor dago egiturazko arazo guzti hori horretan laburbiltzen da oso ongi oso ongi laburbiltzen da horretan horrek ere oso ongi adierazten ditu alderdi politiko bakoitzaren posizioak zeintzuk diren alegia parlamentu honek erabakitakoa errespetatu behar da

dialogoa edo elkarrizketa nahiz eta horretarako borondatea egon eta berriro diot hori bada bertute bat nondik gatozen ikusita beharbada hori da

emaitza horiek dialogoaren edo elkarrizketaren azken emaitzak nola erresolbitzen diren eta nola gauzatzen diren eta herri honek daukan arazo nagusienetakoa hori da ez daukala bitartekorik berak erabakitakoa gehiengoz demokratikoki etxe honetan

edo estatuak dituela erresorte guztiak dituela

horiek indargabetzeko are eta gehiago legeak izanda ere eta gaur hemen dago hizpide dugun gaia

legeak diren horiek ere indargabetzeko daukan arazoa beraz uste dugu hori dela daukagun

aurrera begira eta epe motz ertainean sánchezen aukerei begira zabaldu daitekeen eszenatoki horri erantzuteko

guk lau puntutako mozioa aurkeztu dugu gure aburuz zuen erdibidekoa baino haratago pixka bat

hemen hartutako erabakiak bermatu egingo zituena edo berretsi egingo zituena

eta bazegoelako ere beste eskaera bat guretzat

errespetatzea zuek beste erdibideko bat egin duzue guretzat ez da nahikoa hala ere gure baiezkoa adierazten dut
baldin eta bozketara heltzen baldin bagara eskerrik asko urruzuno jauna

eta egibar jauna autogobernuaren inguruan

eskerrik asko martínez jauna eskerrik asko euskal sozialistak pastor jauna

monográfico celebrado en este parlamento eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

bai lehenengo eta behin landerren gogoeta ondo ulertu baldin badut

beitu zuek legebiltzar honetan

zaudete azken hauteskundeez geroztik gogoratzen zara

urtean gainontzeko talde parlamentarioak aurkeztu genuela

beraz bi mila hamaseigarrena urtarrilaz geroztik euzko alderdi jeltzalearen dokumentua erregistratuta ganbara honetan eta aztertzen baldin baduzu ibilbide guztia konturatuko zara

eta hor ez daudela postura maximalistak postura demokratikoak baizik

aitortuz noski herri bat garelako errealitatea ezin da ukatu eta herriek izaten dutelako ba baita ere bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea ikusten baldin baduzu hasieratik hartu dokumentua

gurea ez da singladura bat singladura itsas terminoa da

bidaia izaten da egun batekoa gure ibilbide orria

eta nik esaten nuena aurreko interbentzioan da guztion artean ahal den akordiorik zabalenarekin zergatik hori da beste gauza bat erabiltzen duguna hemen kontsensua kontsensua da guztien adostasuna guztien adostasuna

oinarri demokratikoen inguruan eta baita ere giza eskubide eta eskubide sozial eta ekonomikoen inguruan ere

baita ere eskubide kolektiboen inguruan guzti horren txertaketak eraman gaitzake akordio zabal batetara

eta zioen urruzunok beraiek gaur bigarren puntuari jarri diozuela halako adiziozko

testua hartzen baldin baduzu eta eranskina hori bai dela oxímoron bat ezin daiteke parrafo guztia

espainiako gobernuari eskatu estatutua bete behar dela komisio bat antolatuko dugula eta estatutuaren

lehenengoan daukazu froga herri honek erabakitzen duena ez dela errespetatu eta horregatik baita ere erabakitzeko eskubidearekin ez dezagun banalizatu zergatik batzuk banalizatzen dute era batean eta beste batzuk beste erara niretzako

garrantzitsua delako eta hor behintzat ariketa horretan niretzako ez zen eranskinik egokiena testu horren amaieran

adostasun bat lortzeaz aparte hiru talde parlamentarioek lortutakoa zuek gehitzen baldin badituzue zuen botoak

hartuko du lehendakariak azaldu zion bezala pedro sánchezi

baina lehenengoak badauka iraganarekin zerikusia zergatik eman zen zentzura mozioa

badaude baita ere oinarri sozialak eta ekonomikoak aipatzen direlako baina bestea da

sei hilabetetan lan egutegi bat jakinaraztea legebiltzar honi nondik nora

eskumenen artean eta konstituzionalak ere nola jokatu beharko lukeen kasuan

konstituzionalean gauzak ez dira bakarrik joaten bakarren batek ematen ditu eta espainiako gobernuak legebiltzar honekiko eduki duen

erabat fiskalizatzailea izan da eta legebiltzar honetan gehiengo zabal batez onartu izan diren legeak auzitegi konstituzionalean amaitu dute beraz badaukagu zer frogatua pedro sánchezek benetan

jarri eta eman nahi baldin badio hitzetatik ekintzetara pasatu ahal izateko eta konprobatu ahal izateko sei hilabete
edo behintzat urte amaiera bitarteraino ikusi beharko genuke eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

amaitu denez bototara jarriko dugu urruzuno urresti jaunaren jatorrizko mozioaren testua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

puntu honetan eteten dut osoko bilkura hiru eta erdiak arte bozeramaile batzordea mesedez bilduko gara minutu bat apañosen